osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua ogasun eta aurrekontu batzordearen irizpena isiltasuna mesedez

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen lege proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

egiteko erabiliko dugun prozedura lehenengo taldeen lehen txanda egingo da hogeita hamar minutukoa txikitik handira taldeek azaldu dezaten zer posizio duten irizpideari buruz eta baita zuzenketak erreserbatu dituzten zuzenketak

erantzuteko txanda hamar minutukoa izango da eztabaida bukatuta

nolanahi ere talderen batek eskatzen badu zuzenketaren bat apartatzea horrela egingo da gero aurrekontuaren gastuen laburpenak jasotzen dituzten laukiak bozkatuko dira batzordeko eztabaidan onetsi diren aldaketak sartuta

gero zuzenketak erreserbatu zaizkien artikuluak jarriko dira bototara eta azkenik irizpeneko gainerako artikuluak eta legearen izena bozkatuko dira azalpen hauek eginda eztabaidan sartuko gara lehenik mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

berbotsa mikrofonorik gabe hitz egin dute eh bilduren ordezkaria den pinedo anderea zurea da hitza

egun on guztioi hemen gaude beste behin aurrekontuez eztabaidatzeko eta beste behin ere euskal gizartearen beharrei

aurrekontuak dira hauek jatorrizko proiektua labur geratzen zela esan genuen eta gaur ere hala esan behar dugu berriro pserekiko akordioak funtsean ez duelako ezer ere aldatu

baina bere inguruko batzuei jana emateko bakarrik besterik ez aurrekontu hauei

arrazoi sinple bategatik euskal herritarren beharrak asebetetzeko balio ez dutelako jendearen eskubide ekonomiko eta sozialak bermatzen ez dituztelako badakigu badakigu batzuek esango diguzuela aurrekontu sozialenak direna ahal den sozialenak direla

mahai gainean jarriko dituzuela espainia baino hobeto gaudela azaltzeko autokonplazentzia mugagabean baina kalean berehala ikusiko duzue

haustura soziala gero eta handiagoa eta zerbitzu publikoen ahultze prozesua geldiezina euskal herritarrak

azken deustobarometroak hala erakusten digu ere ehuneko laurogeita zazpiak krisia ez dela bukatu

uste du ezberdintasun sozialak handitu egin direla krisiaren ondorioz hori guztia zuzentzeko balio behar dute aurrekontuek teoriaz

aurrekontu hauek ez dute jendartearen ongizatea helburu helburua hori balitz

urratsak ematen hasiko zineten jada austeritate politika alde batera utziko zenuten behingoz eta diru partidak bermatuko zenituzten

zerbitzu sozialetan hezkuntzan osasunean eta abar luze batean gutxienekoak ziurtatzeko baina zoritxarrez ez da horrela gertatuko horregatik esan behar dizuegu aurrekontu hauekin euskal herritarren beharrak asebetetzetik oso urrun zaudetela beste behin ere

hautu bat dago zuek hautu bat egin duzue

ardatz dituen aurrekontua egitea erabaki duzue beste urte bat alferrik galtzea erabaki duzue denok dakigu

herritarrek ere oso ondo dakite egoera horren ondorioak egunero pairatzen dituztelako baina tamalez

ausardi faltak gobernuak egin duen hautuak ez du batere lagunduko egoera honi buelta ematen hautua esaten dut bai

egiteko eta garatzeko modu bakarra dagoela sinestarazi nahi izan diguzue beste bide bat ez balego moduan ekonomia ikusteko eta ekonomia irakurtzeko ikuspuntu bakarra nagusitu nahi izan

ez dago gehiagorik guri ere gustatuko litzaiguke diru gehiago edukitzea bete beharreko arauak dira hauek eta horrelako esaldiak behin eta berriro entzun ditugu hemen legebiltzarrean llantos de plañidera

jarri ditugu behin eta berriro mahai gainean egoera hau zuzentzeko baina gobernu honek eta berau sostengatzen duten alderdiek hautua jada egina eduki dute krisia eta beraren ondorio lazgarriak konpontzeko jada

errezetak aplikatzea zuek hor jarraitzen duzue geldi

aldeko politikak egiten aurrekontuak egiteko orduan austeritatearen printzipioa jarri dituzue oinarrian berriz ere

zor publikoari eman diezue lehentasun osoa eta jendearen ongizatea bermatu beharra ordea alde batera utzi duzue berriz ere zuena porrot egindako errezeta da austeritateak

larriagotzen dituelako okerren dauden pertsonengan porque señorías

eta bitartean hemen legebiltzarrean adostutakoari jaramonik ez rajoyk agindutakoa ordea hitzik esan gabe jaurlaritza honek eta okerrena da zeuok ere aitortzen duzuela austeritatea ez dela irtenbidea zeuok

esan duzue austeritateak porrotera garamatzala etengabe errepikatu duzue igandean bertan amaitu zen hauteskunde kanpainan entzun

del bienestar hau da zuek esan duzuena baina horren ostean austeritateak porrot

ekartzen diguzuen aurrekontuak austeritatea du oinarri besterik ez zer gertatzen da zergatik ez duzue aplikatzen kanpainan esandakoa austeritateak balio ez badu zergatik aplikatzen duzue aurrekontuetan

gero horixe bera egiten baduzue hemen edo gezurretan ibili zarete

hutsak zarete eta egia esan ez dakit zer den okerrena krisiaren ondorioak larriagotu dituen austeritatearen aldeko hautua egin duzue urkulluren gobernuak eta berau sostengatzen duen

duten barkatu alderdiok hautu politikoa diru sarrera gehiago ez izatea benetako zerga erreforma bati uko egiten diozuelako

madrili men egitea eta helburu nagusitzat zorra kitatzea eta defizit muga betetzea izatea hautu politikoa da

klientelismo zikinaren parametroetan kokatzea beste behin eta ez gizartearen gehiengoaren behar sozial eta ekonomikoak betetzera

herritarrei murrizketak ezartzeko baina era berean kasurik ez egitea azpiegituren inbertsioen arloan irakurri du norbaitek europaren azkentxostena abiadura handiko espainiak egindako inbertsioen inguruan

benetan lotsatzeko modukoa da aurrekontu hauetan inbertsio osoaren ehuneko hirurogeita hamaikaa bideratzea europak errentagarria ez dela izango esan duen azpiegitura batera europak esan duelako

kostu onura azterketa barik egin direla eta gaur egun defizitarioak direla bai ekonomikoki bai sozialki eta zein izango den defizitarioena ba bai euskal

hori da zuek egin duzuen hautu politikoa eta zilegia da baina ez pentsa horren ostean gu hona txalotzera etorriko garenik alderantziz

zuen aurrekontuekin euskal gizartearen beharrak albo batera utzi dituzuelako murrizketen

beste behin ere euskal herria bilduk bestelako aurrekontuak planteatu ditu helburu argiak eta egingarriak proposatu ditugu

haustura soziala ekiditeko kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzeko eta garapen ekonomiko orekatu baterako zutabeak jarriz hori eta ez besterik da gure jardun politikoaren

horregatik egin genuen proposamen bat gutxieneko batzuk behintzat bermatu ahal izateko

eskatzen legebiltzar honek onartutako akordioak betetzea eta murrizketak bertan behera uztea

gutxienezko ongizate maila bermatzeko ez dut uste benetan hori exijitzea gehiegizkoa denik are gutxiago hainbeste jende

ari denean gure proposamena arrazoizkoa zen baina ezezkoa eman diguzue bueno guri ez ezezkoa eman diozue jendarteari krisiaren ondorioa jasaten ari den jende guztiari

para un país con futuro gizartearen onura helburu duten proposamenak dira

krisiaren ondorioei erantzuteaz gain euskal gizartearentzat

izango diren oinarri sendoak eraikitzeko eta gogoarazi behar dizuet proposamen horietako asko ez direla

aurten ere diru laguntza horiek ordaintzeari utzi dio jaurlaritzak

legebiltzarrak egoera horri berriz ez errepikatzeko behar besteko finantzazioa bermatzeko galdegin zion hemendik galdegin genion jaurlaritzari

atal honetan ia diru kopuru bera hitzartu dutelako beraz labur beste behin ere

atzo bertan beste adibide bat ikusi genuen pentsionistak martxan plataformak herri ekimen legegilea ekarri zuen pentsio duinak bermatzeko pentsio duin bakoitzak gutxienez mila laurogei euro kobratzeko eta zuek ez onartzea

egungo marko juridiko politikoak ez digulako pentsio duinak bermatzeko aukera

marko horrek ez dituela herritar gisa ditugun beharrak asebetetzen

beste marko bat burujabea behar dugula gure pentsioak gure lan baldintzak gure hezkuntza eta gure osasun sistema gure beharren eta ahalmenaren arabera antolatzeko behingoz eta bukatzeko frackingaren gaiak ere

berriki tapia andreak emandako erantzunak agerian utzi du frackingaren mehatxua bertan dagoela hor dagoela

eutsi egiten diola eta finean pserena itxurakeria baino ez dela izan

ez du esan nahi inolaz ere jaurlaritzak bide guztiak irekita mantendu dituelako frackinga egiteko señora mendia

adostu duzuena muzin egitea herritarren beharrei gizartearen oinarrizko eta funtsezko arloak ziurtatzeari lan baldintzak hobetzeari

garapena sendotzeari legealdia hasi bezala amaituko dugu beraz austeritatearen politikarekin murrizketekin eta tamalez
klientelismo zikinarekin eskerrik asko pinedo andrea

lehendakari sailburuok egun on guztioi maneiro jauna zu hasi zara

beraz zuk eta holan izan da errepikatu izan dozu zuk egiten duzun diskurtso bera

beste eztabaida batzuetako argudioetara

transkripzioetara ez duguz berriro argudioak errepikatuko baina bai

zure alderdiak ordezkatzen edo aurkezten dauan proiektua herri proiektua eta gure

herri proiektua zeharo ezberdinak direla eta ez daukagula akordiorako ia ezelango

herritarrek aukeratzen dabez zein den gura daben zein

jarri herri horren erakundeen lidergoan lidergotzan eta hori ez dizute

egiten dena dagoen gobernua dagoen alternatiba dagoen gobernua daukagun lehendakaria herritarrek aukeratutakoa da

jarraitu dozu esanez behin eta berriro guk esaten dugula

oraindik eta horrela da baina argi eduki behar duzu

lehentasuna eusko jaurlaritzaren lehentasuna eta hortik dator bere leloa legealdirako aukeratutakoa pertsona helburu pertsona ardatz eta pertsonen artean beharrizan handienak dituztenak dira gobernu honen ardurarik handiena

horregatik horregatik aurrekontu guztiaren ehuneko hirurogeita hamabosta

hezkuntza eta osasun unibertsalera

planteatzen dira helburua hori delako porque la máxima

jarraituz esan duzu aurrekontu akordio baten

eta ez dugula beste zuzenketarik aurkeztu beste alderdiekin eta horrela da jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontua

aurkeztu zitekeen onena zen jakinda gehiengo nahikorik ez daukagula ganbara honetan negoziazio politikoan sartu gara eta negoziazio politiko horretan

aurrekontuak aurrera ateratzeko beste hainbat eta hainbat partida sartuta gure ustez euretariko hainbatek nabarmen

eta dirua mugatua da dirua mugatua da

euskadiren egoera ehuneko hamalauaren

ezin da eta hori da guk alderdi lez aldarrikatzen duguna eta esaten duguna ez litzateke horrela izan behar malgutasun gehiago egon beharko litzateke erkidego bakoitzak gaitasun gehiago eduki beharko luke bere benetako egoerara egokitzeko zeren komunitate batzuk erkidego batzuk guk baino hogei puntu gehiagoko zorpetzea dute

eta egoera ez da berdina baina dagoena betetzen dugu baina beti esan behar dugu

daukazuen hona etortzeko

atrebentzia hori zeren eta guk ez dugu idatzi hau

pinedo anderea begiratu zure aurpegiak diñosta zure lengoai korporalak

baina kontua da bizi honetan gure motxila daroagula aldean

eta orain hona etorri eta beste gauza bat aldarrikatu hori da sinesgarritasuna

esaten duzuenetik egiten duzuenera dagoen aldeagatik

eta gainera aurpegi motza eta bekoki motza ipintzen duzue guk besteok ateratzen dugunean

beste leku batzuetako datuak aipatzen ditugula esan duzu esan dizut zergatik egiten den

arlo publikoan modu berean egin behar da aztertu behar da norberak egiten duena aztertu egin behar da inguruan egiten dena eta horren arabera

egokitu berriro planteatutakoa eta hobetu eta aurrera euskadi

zorionez eta prudentzia askorekin esango dut hau enplegua galtzearen

aldatu dela orain urtebete ehun eta hirurogeita zortzi mila zazpiehun eta hogeita bederatzi pertsona zeuden lanbiden

eta gaur ehuneko hamara gutxiago ez da nahikoa ez da ona sortzen den enpleguaren kalitatea baina aurrerapauso batzuk dira eta ez genuke gutxietsi behar eta horiek ez dira berezkoak

inskribatuta eta nik uste dut guzti hori dela egoera ekonomikoa ingurukoa hobetzen doalako eta jaurlaritzatik hartutako hainbat neurrik

bizi honetan gauzak ez dira berezkoak eta hartutako neurrien ondorioak apurka apurka ikusten hasi gara

eta hori egibarrek osoko zuzenketak

eztabaidatu genduzanean esan

ezker abertzaleak izugarrizko arazoak dituela ulertzeko eta entzuteko

herri honetan zelango herritarrak eta zelango erakundeak eta zelango euren arteko harremanaren arabera halako herria halako nazioa esaten

herri honetan herritarrei esker eta erakundeetatik egindako lanari esker

alderdi guztiei esker nolabaiteko uztarketa berezi bat dagoala eta herritarrek ulertzen dabela ze egoera txarra

eta horren arabera aurrerantza eta ulertzen dabela hartutako neurri batzuk

baina zuek izugarrizko zailtasuna daukazue hori ulertzeko

aurrera amaitzeko

lehendakariak baita osoko zuzenketan eztabaida egunean jaurlaritzaren aurrekontua aurkezteko egindako diskurtsoan esandakoagaz amaituko dogu gure legebiltzar taldetik berak

gobernuak bete egingo dituela akordioak konpromiso hori hartu zuen lehendakariak legebiltzar honetan zuen guztion aurrean

aurrera eramango dugu herritarrek eskatzen dabe talde guztiak elkarlanean aritzea

eta guk uste dogu lehendakariak esandakoa egi borobila dala eta

aurrera atara daigula eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

tratar de resolver esos problemas gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko berriz ere mahai buru andrea bien señora gorospe

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe anderea zurea da hitza

zelako pena pinedo benetan diotsut

zelako garraztasuna ezin dut ulertu

nahiz eta zure alderdikoak ez izan nik uste dut gogor zintzotasunez apaltasunez

eta zerbitzu publikoaren alde eta gure herriaren alde lan egiteko dagoen talde bateri horrelako mingotsagaz esatea

negar egiten beste gauza bat pentsatuz fikzioa egiten eta interpretazio hutsa egitera

nik uste dut zuen moduko koalizio batek beste jarrera bat

benetan herri honegaz gobernuan egon

ez daukazue ezelango sinesgarritasunik eta diskurtso horregaz sinesgarritasun hori lortzea ezinezko

lehenengo errespetua guztiekin errespetua pertsona guztiei

pertsonak dira eta errespetua behar dugu ez da egongo esparrurik elkarlanerako honelako jarreragaz alpistea errepartitzen dugula aurrekontu honegaz

zuzenketaren bitartez aurkeztutako dirua hogeita hamabost milioi eurotakoa izan da egibar jaunak esan egin zuen osoko zuzenketaren eztabaida egunean zuek aurkeztutako zuzenketak gutxiago ziren

zuek diskurtso bat egin arren zuzenketa horretaz egin izan duzuena da jaurlaritzaren aurrekontuari babesa eman

beste gastu ordaintzeko zuk zeuk orduan benetan praktikan egiteko modukoa izango litekeen bakarra

zuok jaurlaritzaren aurrekontua ez duzue alde bozkatuko baina babestuko duzue babestu duzue egin duzuenagaz

diru batetik bestera mugitu eta gainera gure aurrekontu politikaren aurrean zuek kudeatzen egon zarien denbora labur horretan egindakoa izanda

bestela ondorioak latsak izango litekeelako horrela izanda guri leporatzen diguzue hori egitea eta hori

eta herri honek behar du zintzotasuna faltsukeria barik

harrokeria barik bai bai nik sinesten dut zuk zure lana egiteko

baina nik ez dut ipiniko zalantzan zure ahalegina zure proiektua defendatzeko eta nik hemen entzun izan dudan diskurtsoa negargarria da negargarria da eta nik esango nuke benetan konpromisoa daukan talde bateri errespetua

edozein kasutan argi gelditu daitela gure legebiltzar taldeak lehendakariaren konpromisoagaz bat egiten duela euskadi elkarlanean aterako dugu

guztion artean euskadi aurrera joango da guk ez daukagu zalantzarik aurrekontua errealista eta ausarta da eta

eta hori da behar duguna lasaitasuna egonkortasuna berba egitea beharrezkoa denean eztabaidatzea eta elkar errespetua izatea damborenea jaunak zabaldutako bidetik

ona pasatu daizuela eta urte berri ona guztiok eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

eztabaida amaitu dugu eta orain bozketa

dugu lehenengo botoetara jartzen dira mistoa upyd taldeak partidei erreserbatuta zuzenketak mistoa upydren zuzenketak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka bi bai

hamar abstentzio ondorioz ez dira onartu upydren zuzenketak ondoren

zuzenketak popularren zuzenketak bozkatu dezakegu

ondorioz ez dira onartu alderdi popularraren zuzenketak botoetara jartzen dira eh bildu taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamalau ez ondorioz ez dira onartu eh bilduren

gastuen laburpen laukiak batzordeko eztabaidan onetsitako aldaketak sartuta bozkatu dezakegu

euskal talde popularrak legearen artikuluen gainean erreserbatutako zuzenketak mila hirurehun eta hogeita zortzi zenbakitik mila hirurehun eta hogeita hemeretzi tartekoak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hamar bai hirurogeita lau bat abstentzio ondorioz ez dira onartu jarraian bototara jartzen dira batera hurrengo artikuluak hamar hamalau hamasei hamazazpi hemeretzi hogei eta hogeita hiru seigarrena eta hamaika xedapen gehigarriak azken xedapeneko batgarrena eta hiru eranskina

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamairu bai hogeita hamabi ez hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da esandako

bototara jartzen dira batera zuzenketarik ez duten

hamabost hemezortzi hogeita bat hogeita bi hogeita lautik hogeita hamairura era berean bat xedapen gehigarritik bostera zazpietik hamarera

bat bigarrena eta lau eranskinak eta legearen izena bozkatu dezakegu

hogeita hamairu bai hogeita hamabi ez hamar abstentzio horrenbestez onetsita geratzen da

urterako aurrekontu orokorraren legea jarraian boto azalpena edukiko du alderdi sozialistak dokumentuan ez dago bi mila hamalauko eta bi mila hamabosteko aurrekontuetan berdin jokatu genuen ondorioz prozedura berdina jarraituko dugu orain ere bost minutuko boto azalpena daukazu pastor jauna

jendaurreko ikuskizunen eta jolas jardueren lege proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jauna